andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko egun on guztioi eskerrik asko lehendakaria andreak hitza emateagatik eta egun on baita ere gonbidatuen tokietan dauden elkarte guztiei eskerrik asko hona etortzeagatik eta espero dugu gaurko debatea behintzat ere aberasgarria izatea eta gero hemen entzuten duzuen gauza guztien inguruan lan egiteko eta amankomunean jartzeko ideiak eta gauzak aukera izatea monografiko bategaz hasten gara gaurko eztabaida eta lehenengo gauza aipatu behar duguna da zergatik ekarri dugu debate hau hona eta gaur gaur tokatu zaigulako hala esan delako eguna eta zergatia ba eh bilduk eztabaida honen inguruan sustatu nahi duelako transferentzia baten

kartzelei buruzko legegintza gauzatzeko aukera ematen dio estatutu horrek

eta hori oraindik ez dugu baina hori ez da gauza bat guk alde batean edo bazter batean

eta zeintzuk dira faltatzen jakuzen eskumenak behar beharrezkoak ikusten duguzela ba legeak egiteko aukera tribunalak epaitegiarenak gauza guzti horiek nahiz eta transferentzia etorri eta gauzatu

estatuaren eskumen tartean hori da gure helburua eta hori lortu nahi dugu baina hori ez da gaurko debatearen beste toki batean egin behar da eta egiten ari da eztabaida hori hemen orain dela gutxi ere botere judizialaren inguruan eztabaida emon zan baina esan behar dut

eta ez dugu errenuntzia egiten estatu propio izango dugunean botere judiziala izan behar dugu legeak egiteko aukera eta kudeatzeko aukera espetxeak kudeatzeko

eragozpen handiena egon da estatu espainolean arrazoi desberdinengatik

beti ezetza jaso dugu egia da momentu honetan gauzak aldatu direla eta kalendario bat dago eta kalendario horretan

bi mila hogeian izango da ez dakigu zer gertatu den guretzako

hau ez jartzea lehentasunen aurrean jartzea zerrendan nahiz eta oso inportantea izan eta horrela azpimarratu zerrendan azken zatian baina

zer egin du euskal herria bilduk eta esaten dut argi eta garbi euskal herria bilduk bi mila hamaseiko hauteskunderako prestatu genuen

hau jaso genuen eta ez dut errepikatuko

justizia sailburuari etorri denean komisio desberdinetara edo inkluso pleno aretoan

transferentzia honen eta honi buruz eta beti

prest zegoela eta prestatzen ari zela eskumen hau lortzeko eta baita ere

ahí ikusita eragile sozialen eta gizarte aditu batzuk zer esaten zuten ikusita zer nolako lana eta zer nolako konpromiso zegoen kalean debate hau aurrera eramateko euskal herria bilduk legez besteko proposamena aurkeztu zuen eta legez besteko proposamen horretan planteatzen genuena zan

gai honetaz hitz egiteko eta baita ere justizia batzordean gai honi lehentasuna emotea eta aurrera eramatea kontra bozkatu zuen pnvk

hala eta guztiz ere elkarrekin podemosekin batera

egindako lan guztia gurekin planteatu genituen

justizia batzordean izan dira baita ere lehenago kataluniara joan ginen ikusteko zer gertatzen ari zen han eta zer gauza planteatzen ziren esan behar duguna da gure ostean beste batzuk ere

agintariarekin jakiteko zer egiten zen eta zein zen modelo eta baita ere

kudeaketa eta eskumena daukagunean komunitate

gauza horiek aurrera eramateko eta nahi izan genuen ikusi lehenengo eskutik zer gertatzen zen han

behar dituen zehaztu nahi dugu hori da zehaztu nahi duguna

zerrenda prestatu eta horretarako baita ere ikusten duguna da inbertsioak behar beharrezkoak direla eta baliabideak ere prestatu behar ditugula baina hori ondo egiteko pentsatzen duguna da printzipioak eta eskubideak jasota egon behar direla gure politika desberdin bat diseinatzen dugunean

estatu espainolak daukan sistemaren aurrean hau ez dagoela

eh bilduk zigor eta espetxe politikaren

eredua diseinatu nahi du alternatiba gizarte moderno eta solidario batekin lotuta presoen eskubideak errespetatzen dituena

saiatuko naiz era laburrean gutxienez printzipio nagusiak markatzen uste dudalako garrantzitsua dela hori ere azpimarratzea eta lehenengo eta behin pentsatzen duguna da presoen eskubideekin oso zorrotzak izan behar garela

zein izango da lehenengoa bizitzeko eskubidea eta pertsonaren

eskubidea horrek zer esan nahi du tortura edozein praktika arraroa

egon behar direla familia bizitza izateko eskubidea hori ere

eta horrek zer esan nahi du errotzeko familiarekin harreman zuzenak izan behar dituztela saiatu behar garela barruan dauden familiak elkarrekin

behar amak eta umeak edo aitak eta umeak norberaren kulturarako eskubidea eta askatasun ideologikoa izateko eskubidea kultura

adierazpen askatasuna eta elkartzeko askatasuna izateko eskubidea baita ere hezkuntza eskubidea osasun eskubidea gizarte babesterako eskubidea etxebizitza izateko eskubidea eta guretzat inportantea dena eta hau da gauza bat

ordaindutako lana izateko eskubidea baina horrekin batera lan duina gizarte segurantzari kotizatua eta kotizazio horiek dakartzaten onura guztiak kontutan izanez hau da ateratzen direnean

eta jubilaziorako aukerak izateko eta gero planteatzen ditugu printzipio batzuk inportanteak direnak gure lana aurrera eramateko

inportantea da duintasunaren printzipioa herritartasun printzipioa lurraldetasunaren eta lokalizazioaren printzipioa

parte hartzeko eskubidea zerbitzu publikoaren printzipioa gizarteratze printzipioak

eta zigor justiziaren

biktimalak hau da sistema bat beste modu batean biktimarekiko

eskumenarekin batera administrazio egoitza euskal herrian

euskal herrira ekarri behar dira guztiak ez bakarrik batzuk guztiak

eta horretarako zer planteatzen dugu eta nola ikusten dugu hori posiblea dena dekretu baten bitartez hori ikusi genuen katalunian posible izan zela

familia hori ere posiblea da hemen egitea tortura eta tratu txarrak prebentzio euskal mekanismoa eratzea presoaren

pribatizazioa izateko eskubidea errespetatzea plan estrategiko bat egin behar dela gutxiengo nazionalak

errespetatuz eta baita ere familia moduluak sortzea proposatzen dugu eta baita ere planteatzen duguna da mistoak egotea zertarako harreman horiek sendatzeko gure kezka nagusia eta horretarako hainbat galdera eta hainbat proposamenak egin ditugu lotuta izan da isolamenduarekin

ahalik eta gutxien erabiltzea eta jartzea neurriak hori ez erabiltzeko eta desagertzeko hizkuntza bi

aukera izateko hitz egiteko presoak eta

elkarteak sortzea kartzeletan eta interlokuzio zuzena izatea zuzendaritzarekin

baita ere guretzat oso inportantea eta kontutan izan dugu emakumeen

egoera berezia eta bai pentsatzen dugu diseinu berri bat egin behar dela zeren eta kartzelak ez daude momentu honetan pentsatuta emakumeentzako eta are gutxiago

eta hor planteatzen ditugun neurri bereziak kasu horretarako baita ere kontutan hartu ditugu funtzionarioak eta

gauza batzuk aldatu behar direla baina egia da etorriko dira transferentziarekin batera

pentsatzen dugu plan berezi bat egin behar dela

eta zenbat pertsona lanean ari diren honekin planteatzen duguna da transparentzia eta aukera izatea elkarte horiek zuzenean

egoeraz hitz egiteko parte hartzeko eta proposamenak egiteko

eta baita ere planteatzea hori sistema baten baitan y por supuesto

andrea gainerako taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria llanos andrea zurea da hitza

eskerrik asko llanos andrea euskal sozialista castelo andrea zurea da hitza

elkarrekin podemos taldearen ordezkaria uria jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko uria jauna euzko abertzaleak zorrilla jauna zurea da hitza

bai eskerrik asko legebiltzar buru andrea sailburu andreak legebiltzarkideok

egun on guztioi bilkura monografikoa dugu gaur eh bilduk hala eskatuta eztabaida monografikoa araban bizkaian eta gipuzkoan behar dugun espetxe

eta zure argumentazioari ekin diozu lege organiko bat aipatuta autonomia estatutua orain bai

beteko dituena eta ezker abertzaleak ez zuena onartu mila bederatziehun eta hirurogeita hemeretzian efectivamente

eta zein den gai honetan zuen lehentasuneko helburua

garaikidearen lehentasunezko helburu bat dela giza eskubideak errespetatzea guk gaur eta duela berrogei urte aldarrikatzen dugu giza eskubide guztiak pertsona guztientzat nosotros hoy

en dicha gestión besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna
jarraian jaurlaritzaren ordezkariak dauka hitza san josé anderea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea lehendakari

erantzunen txandara pasako gara eh bildu taldearen ordezkaria goirizelaia andrea zurea da hitza

eta eskerrik asko berriro lehendakari andrea señora consejera hiru urte eta gero hau hori

hitza señora goirizelaia

eskerrik asko uria jauna euzko abertzaleak zorrilla jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea bueno empezaré por la señora llanos

todos y todas en esta cámara pretendemos besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna orain osoko bilkura etenda

ebazpen proposamenak legebiltzarreko idazkaritza nagusian erregistratzeko hamairuhogeita hamarak arte nahikoa hamairuhogeita hamarak arte